legebiltzarkide jaun andreok sailburu jaun andreok guztiok arratsalde on saio honetan eta

taldeetako bozeramaileek azaldu dituzten gai desberdinei erantzuna ematen baina hasteko

egin nahiko nuke hitzaldiak arretaz jarraitu ditut

erabilitako doinuan desberdina izan bada ere antzematen da badirela kritika amankomun batzuk eta salaketa

bada bat autokonplazentziari jarrerari kritika ezagutzen nautenek badakite ondo baino hobeto soberan

nire jarrera politikoa ere ez nire hitzaldiaren doinua euzko abertzaleak taldearen legebiltzartaldearen bozeramaileak esan egin duen bezala errealismoaren doinua izan da errealismoarena

herriak une honetan bizi duen egoeraren aurrean batez ere krisiak zigortutako gizartearen atal baten aurrean nahiz eta zuetariko batzuk hori ez dudala egin salatu errealismoa eta ziurtasuna etorkizunerako ditugun zalantzen aurrean

goizean egin dudan bezala itxaropena transmititu nahi izan dudala itxaropena gizarteak itxaropena behar baitu

krisialdi honen aurrean itxaropena itxaropena transmititu nahi dut benetan uste dudalako etorkizun berri bat hasteko

zaila eta lehiakorra izaten jarraituko duen etorkizun bat baina administrazioak enpresak eta familiak

ahalegin handia egiten ari dira eta horretan ari gara egokitze horri esker bermatu ahal izango da ekonomiaren eta gizartearen etorkizuna horretan sinesten dut herria zorroztasunez ari da

eta oinarrizkoari aurre egiten jaurlaritza ari den bezala herria laguntzen hitzartzen adosten ituntzen ari da eta herria diot herria esan dut goizean ere ez buru naizen gobernua esan egin dut

inoren kolkorako onura bezala planteatu baizik eta herriaren onura bezala eta egiten ari den ahalegin handia nabarmentzen

zerrenda hau ezagutzea besterik ez dago gobernuaren lehentasuna enplegua dela jakiteko inbestidura saioan esan nuen

legealdi honetan krisialdia gainditzea eta enplegua sortzea laguntzea da gobernuaren lehentasuna eta horretan saiatu egin naiz goizeko saioan

planteatu egin duzu zergatik euskadi alde batetik

aitortu egin duzu euskadi giza errealitate bat dela eta errealitate politiko bat aipatu egin duzu hogeita hamabost urteetan zehar autogobernuak

handiago bat edo hobeago bat eman egin dugula eta esan duzu dugun autogobernua dela dena

dena eta beste gainontzekoek ez daukatena eta nahi izango luketena aipatu egin duzu heldutasuna beharko genukeela eta zer den norbere burua gainditu egin ahal izatea hobetu egin ahal izatea esan egin duzu eta aldarrikatu egin didazu

edo espainiarekiko dudan planteamendua ahaz dadila edo ahaz nadila zentzu horretan aipatu egin duzu

ez dakit non kokatu beharko nintzatekeen baina guzti hau esanda begira nik bat egiten dut zurekin

aldarrikapenak aldarrikapenak direla baina batean ez dut gauza bat bat egiten

ez da errebeldiarena zuk aipatu egin duzun bezala

esan egin duzu datu faltsuak aipatu egin dituzu eta esan egin dizut nik ez dut datu faltsu bat ere eman

datu bat ere ez denak daude euskal ekonomiaren ikerketan denak gardenak hori bai gauza bat argitu behar dut

gobernu hau gutxiengoan dago eta bakarkako gobernua da baina hori aitortzen dudan bezala errealista izanik begi bistan dagoelako aitortu beharko duzue

eta baita ezker abertzalekook edo euskal herria bildukook hauteskunde egunean zeintzuk izan ziren emaitzak jakin bezain laster

publikoki akordioetara iristeko premia genuela baina ez emaitzengatik soilik baita kanpainan zehar hori izan zelako gure mezua eta onartu egin beharko didazue alderdi sozialistarekin bildu egin ginenean

biei egin geniela planteamendua non esaten genuen egoera honen aurrean beharrezkoa zela gobernu sendo bat

bakarka dagoelako ez dela sendoa baizik eta legealdian zehar egonkortasuna beharko genukeelako eta eskaintza bat egin zitzaizuen eta zuek izan zineten ezetza eman zenutena besterik ere esango dizut

eratutako gobernu honi emandako babesa gustatu izango litzaizukeela

hori ere jasotzea mendia andrea nik uste dut gauzak garbi utzi beharko genituzkeela behin betiko begira

urtean ez zenuten hauteskunderik irabazi ez zenuten hauteskunderik irabazi

baina bai bazen egoera berezi bat non

non beste aurreko legealditik etorrita eusko alkartasunak beste apustu bat egin zuela bakarka agertzea eta ez euzko alderdi jeltzalearekin batera koalizioan baina euzko alderdi jeltzaleak irabazi zituen hauteskundeak

eta alderdi sozialistak gobernua eratu zuen gobernua osatu zuen alderdi popularraren laguntzaz alderdi popularraren babesaz

gehiengo oso baten babesa izan zenuten gehiengo oso baten babesa legebiltzar honetan bai alderdi sozialistak eta baita

azken bolada arte beraz zertara dator euzko alderdi jeltzaleari leporatzea zuek gehiengo oso bat izan zenutenean euzko alderdi jeltzaleak hauteskundeak irabazi eta gero euzko alderdi jeltzaleak babesik ez dizuetela eman

gauzak argi utzi beharko ditugu eta argi uztearren aitortu beharko didazu mendia andrea

izan zuela euzko alderdi jeltzalearen presidentea zen huraren borondate osoa behin eta berriro adierazita eta momentu hartan euzko alderdi jeltzalearen presidentea zena

ahaleginetan momentu oro zekien orduko lehendakariak euzko alderdi jeltzalearen presidentea zenak zertan zebilen momentu oro

orduan gobernuak zituen beharrizanak zituela

laguntza eskatzera eta hemen bertan dago horretan aritu zen pertsona euzko alderdi jeltzalearengana laguntza eske etorri zena eta aipatuko dut zentimo sanitario delakoa eta aldundi batekia zertan lagundu zezakeen

eta zein izan zen euzko alderdi jeltzalearen presidentearen jarrera publikoki handik eta ordu gutxitara eta zein izan zen gobernuaren erantzuna

euzko alderdi jeltzaleak planteatuta laguntza eskaintzari baina

ez faltsukeriaz berean utzi behar direla eta errealitatean oinarrituta etorkizunera begiratu ha planteado usted

izan ditugula bilera asko ulertzen dut zein izan behar den oposizioan dagoen legebiltzar talde baten papera gaurko holako egun bateko eztabaida orokor baten

zein izan behar den papera edo profila baina egia da mendia andrea ekainaren hasieran izan zela akordio horren jarraipen batzordearen bilera eta egia da baita ere bilera horretatik aterata sozialistaren ordezkaritzak ere ondo baloratu zuela orduko betetze maila aitortu egiten dut gauza batzuk atzeratuta joan daitezkeela

jarri beharko geniokeela baina horretan konpromiso guztia daukazu nigandik akordio hura ez da guk

nik neronek bi mila hamairurako aurrekontuen

akordio esparruak beharrezkoak euskal gizartean legealdi honetan zehar eta zalantzarik badago ere argi esango dizut akordio hau

nahi dugu eta akordio honetan sinesten dugu

eta aurten dagoeneko emaitza positiboak ematen hasi da zuek hala baloratu zenuten eta aipatu egin ditudan atzerapenak eta aitortu egiten ditudanak ez dira denak

edo gobernu honen erru gauden hilabete honetan izandako bileretan ere eskatu egin zaigu gauza batzuk oraindik ere

zuen alderdiko exekutiba berria sortu arte eta eratu arte beraz badago aukera badago aukera mendia andrea horretan sakontzeko eta hori da gure borondatea eta hori da nire konpromisoa mendia andrea argiago esango dut gobernua

lehendakari bezala konbentzimendu osoz defendatzen du

euskal herria bilduk planteatu egin du neurria emateko unea dela

eta aipatu egin dute eskozia katalunia

eta aipatu egin duzu hori esaterakoan garrantzitsuegia inportanteegia dela giltzarria den legealdia honetan legislatura clave aipatu egin duzu dela

moncloarako bisita klandestinoak salatu egin dituzu eta planteatu egin duzu aldebikotasunarena baita subiranotasun partekatuarena nik uste dut gauza horretan

euzko abertzaleak legebiltzar taldearen bozeramaileak esan egin dizula nolanahi ere

partehartzetik arraiz jauna argi esan nahi dizut ez dudala zakarrontzian eta alperrik erortzen utziko euskadirako giza proiektua eta aurrekontuetan irudikatzea agertu duzun borondatea ez dut zakarrontzira botako eta ez dut alperrik utziko beti izango da posible akordioa eta planteatu egin dituzu hainbat esparru osasuna hezkuntza giza politikak

horretan oinarritu nahi dugu giza eraikuntza giza garapena

ondo etorriak orain naziogintza edo aberrigintza edo eraikuntza nazionala aipatzerakoan giza eraikuntzan ere

euzko alderdi jeltzalea egiten ari dena baina ondo etorriak nik uste dut guztiok zuk aipatutako okerrak

guztiok gure okerrekin baina baita asmatutakoekin eraiki behar dugula etorkizuna beraz eraiki dezagun denon artean

el autogobierno vasco bukatu egingo dut eta bukatu egingo dut

euskadiren alde bakoitza bere ikuspuntutik bere jarreratik baina aurrera egiteko erantzukizunetik aurrera egin dugu

administrazioen arteko lankidetzan gaurko osoko bilkurak ezberdintasunak eta kontrako jarrerak ekarri ditu argitara baita lotuneak

zubiak egiten gure burua etorkizunerako nahi dugun herri eta gizartearen oinarrizko zutabeetan bat egin dezagun eta eraiki dezagun elkarrekin

eraiki beharko dugu eraiki nahi dugunok hurbildu nahi dugunok

nahi dugunok adostu nahi dugunok aurrera egitea nahi dugunok euzko alderdi jeltzaleak eusko abertzaleak taldeak eusko jaurlaritzak nahi du euskadiren alde lanean jarraitu behar dugu gure erantzukizuna da eta ez bakarrik jaurlaritzarena

ahalik eta elkartuen herriak uste dut eskertu egingo digula euskadiko gizon eta emakumeek horren beharra dute eta eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna erantzunen txandara pasatuz upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

cuál es su proyecto muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

eh bildu taldearen bozeramailea den arraiz jauna zurea da hitza

erantzuna benetan etsigarria izan dela nik eskatu dut egoeraren neurrian egotea eta berriro zoritxarrez eta

topatu nik ez dakit gure arteko adostasuna beharrezkoa ikusten den ala ez ikusten baldin bada norberak

zubia ala harresia ote den eta horren arabera kontuak atera behar ditu beste alde batetik ez baldin badu uste adostasun hori beharrezkoa denik

hori uler dezaket eta hemen entzun dugun bezala lehenesten ari da

de forma cómoda beste alde batetik eh bildu etorri da hona tribuna honetara

batetik agenda demokratikoaren inguruan status berriaren inguruan horretan eta

berak esan duelako guk parte hartu dugula autogobernu ponentzian eta horren arabera guk erabakietan parte hartu dugula

adostu zenutela guztia eta hara eraman zenuten adostuta eta besteok jan behar izan genuen eta egutegia

horrela erabaki ziren autogobernu ponentzia horretan eta esango dizut ni bertan nengoelako

hori horrela izan zen gero beste alde batetik bake ponentziaren inguruan ere eskaintza zehatz batekin etorri gara

erantzunik ez isiltasuna bakarrik entzun dugu berriro el comodín

eta ren jarduera armatuagatik eta ren erruagatik izan dela hori

eta rekin eta eta gabe eta ematen du zuek ere ez duzuela halakorik lortu alde horretatik

hogeita hamabost urte pasatu direla eta ez direla eta abar eta nik ez dakit

ez direla urtero pasatzen eta orain pasatzen ari dena katalunia zeharkatzen ari dena ez da hemendik hogei urteetara pasako seguruenez orain aprobetxatu behar dugu gure aukera eta alde horretatik eskaintza zehatza egiten dizuegu

estrategia bateratu bat egiteko adosteko estrategia bat horren inguruan ahalik eta indar gehien egiteko estatua behartzeko eta behartzeko kapazak ez baldin bagara gure bidea egiteko

katalunian egiten ari diren bezala katalunian prozedura demokratikoa izan da goitik behera instituzioetatik abiatuta eta estatuaren topearekin

orain beraien bidea segi behar dute modu demokratikoak bide demokratikoak erabiliz

zergatik hemen ezin dugu egin zergatik hemen ezin dugu beraiekin batera indarrak batu eta kuña demokratiko bat sortu espainiar estatuan ate hori irekitzeko zergatik ez eta gero ez dizut onartuko gauza bat lehen aipatu duzu

nik uste dut nazio eraikuntza gu geuk bezain zaharra dela

gutxienez seguruenez zaharragoa ere bai baina nire ustez aberrigintza eta nazio eraikuntza instituzioetan egiten den lanarekin nahastea arriskutsua da

ikastolak herri mugimendutik sortu ziren inolako instituzioren laguntzarik gabe eta beraiek bezala beste eremu batzuetan ere lan hori guztia egin da

eta gogoratu nahi dizut udaletan ere beste batzuk gauzak ere egin ditugula aberriaren alde nazioaren alde eta hor dauden batzuk ere

beraz ez dira berriak horretan ere baina tira ematen du bazegoela aukera horretan ere

eta zuk onartu duzu ez duzula zakarrontzira botako eskertzen da eskertzen da ahalegina baina horrekin batera ere esango dizut gauza bat ez dakit ondo ulertu den ala ez agian gaizki azaldu dut

eskaintza bat egiten dugu aurrekontuak adosteko baldintza batekin murrizketarik ez egotea murrizketak

segitzeko asmoa baldin baduzue logikoki ez da akordiorik egongo beraz akordioa egongo da gurekin murrizketarik ez aplikatzeko

ez alderantziz nire ustez eskaintza zehatz horiekin etorri gara eta eskatu dugu egoeraren neurrian egotea nire ustez eta

legoke gaur hemendik honela besterik gabe joatea gure eskaintzak hor uzten ditugu eta guk uste dugu gaur ez dela hau guztia amaitu behar mahai gainean daude eskaintza horiek eta benetan espero dugu benetan kontuan hartuta

eta zer nolako denborak etor daitezkeen benetan akordio horiek posible egitea eskerrik asko eskerrik asko

gauza asko daude komentatzeko lehendakariari luzatutako galderak eta baita ere akusazio batzuk baina labur labur

zuk zerorrek esan dezun gauza bat nahiko deskalifikatiboa da zuretzako ez dut uste herri honetako fiskalak esango duenik korrupzioa dagoela eta berak ofizioz

zergatik baldin badauka aritu beharko du lan egin beharko du

gai hori lehenengo bigarrena alderdi popularrak

eta nik eskaintza eta eskaintzari ere erantzun bat eman diot nire ustez

hitz egin behar dela baina elkarri aitortu beharko diogu

edo zertan gabiltzan momentu honetan ere konfiantza eremu batean esaten dut zergatik guk hirurogeita hamazazpi edo hirurogeita hemeretzi honuntza

gure indarrak nolabait edo gure perfila azpimarratzekotan guk eduki dugu

politiko eta demokratikoaz aparte planteamendu etiko bat hasiera hasieratik lehen orain eta etorkizunerako ere eta horretan planteamendu horiek egiterakoan ondoren zuk planteamendu horietatik abiatzen baldin bazara dago nola egiten duzun eta guk egin dugu elkarrizketaren bidez

akordioak lortzeko eta badakigu herri honen etorkizuna edo herri honek duen eskubidea bere etorkizuna erabakitzeko ez dela

horren adibideak badauzkagu iragan hurbilean

hau ez dela politikoen kontua bakarrik atzetik gizarte bat behar duela bestela artifiziala gerta daiteke ariketa eta jendearen konpromisoa eta ilusioa behar duela nik esaten dizudana da

zergatik entzuten ari gara entzuten ari gara aldiro aldiro ez baldin bagaude ados

benetan diotsut nik

zuk ez duzu sinesten erabakitzeko eskubidean arrazoia emango nizuke

ez zuek bakarrik eta ez guk bakarrik ez daukagu bide hori egiterik eta are gutxiago elkarren kontra

ibilbide orri bat egin behar baldin bada hartu dezagun hartu behar dugun denbora batzordeak komisioak ponentzia horretarako dago bakoitzak jarriko ditu bere posizionamenduak mahai gainean ikusiko dugu

legebiltzar honetatik atera daitekeen hori loteslea izango den

beste batzuentzat ala ez onartuko luketen edo guk bakarrik gauden edo zuek bakarrik zaudeten edo guk bakarrik gauden

komunikabideetan gehiegi hitz egiten duzue kontu honetaz halako sentsazio bat utzi nahian

eta nik horri erantzuten diot euskal gizartea eta pnvk hogeita hamar urte zain egon da bakarren batzuk bere estrategia

egon da eta nik galdetzen dizut atzerapen horren inguruko

euskal gizarteari edo abertzaleoi

eta gero ze pausu eman

ez ditugu erritmoak inposatu nahi beste alderdi politiko batzuk ere badaude nik hartzen ditut loiolako paperak eta orain gutxi debate batean

lehendakaritzarako hautagai izan zinan eta hemen zaude

ez daude hemen basagoiti joan zen laura mintegui ere joan da eta patxi lópez ere hor zegoen baino badoa

broma da eta gauza bat esan nahi dizut

arraun egin izan duzu gobernu honen lemazain zara eta

zure gobernuan dauzkazu euskal gizartearen norabidea jarraitu

problemei eta arazoei aurre egiten dakien gobernu bat burutzen duzula eta lemazain zaren neurrian eta zure gobernu osoari

eskerrik asko egibar jauna gai zerrenda agortuta